galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina bilbo bi mila hogeiko

bai eusko jaurlaritzak bai esan dio eurokopari eta bai esaten jarraituko du bai horretan ez gaude bakarrik maneiro jauna bilbo udaletxea bizkaiko foru aldundia eta

gurekin bat datoz elkarrekin eta elkarlanean aritu gara eta elkarrekin eta elkarlanean arituko gara por lo tanto señor maneiro

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor maneiro si atenemos

euskal talde popularreko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina

esan dut hasieran eusko jaurlaritzaren eta araba bizkaia eta gipuzkoako foru aldundien artean

jaurlaritzaren ordezkaria den tapia andreak dauka hitza eskerrik asko presidente andrea

eta batzorde horretan adostu zen gehiengoz proposamen bat boto bakarra gipuzkoako foru aldundiak izan zuelarik eusko jaurlaritzak batez ere bi gauza izan ditu kontutan alde batetik irizpide historikoak

baina beste alde batetik baita ere nekazaritza sektoreak zein nekazaritzako elikagaien industriak azken programazio epean izandako egiazko pisua

banatzen dituzte eta elkarren artean kudeatzen dituzte eta

kudeaketa neurri horiek kontutan izanik gero lurralde bakoitzari onura batzuk ekartzen dizkiola

porque no hay criterios eskerrik asko lópez de ocariz anderea tapia anderea zurea da hitza

gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera

eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina jaurlaritzak

emandako diru laguntzen inguruan urruzuno jauna zurea da hitza egun on guztioi
bakioko txakolingune proiektua hainbat

proiektua bera geldirik dago bakioko

eta horrek nolabait duda batzuk sortzen ari proiektu horrekiko jakina da ere azken egunotan

diru laguntza horietako batzuk bueltatzera behartua izan dela jakin nahiko genuke eusko jaurlaritzatik jaso dituen diruak ea

baldintza horiek momentu oro betetzen ari den eskerrik asko urruzuno jauna tapia anderea zurea da hitza mila esker

udalak mila bederatziehun eta laurogeita hamazazpian hasi zuen proiektu honen

eta zertxobait geroago bi mila bostean tokiko ekintza planaren esparruan oinarrizko azpiegitura bezala kalifikatzen da nolabait udalerria goitik behera berritzeko asmoz eta baita suspertze ekonomiko bat

zentzu horretan bereziki esaten da udalerrian eskualdeko turismo eskaintza dibertsifikatzea ekarriko lukeela leku honek

eta lehen sektorea bultzatzeko baita ere negozio berri jatorri gisa

eta turismo erreferente bezala bilakatu nahi zuen zentzu horretan

subentzio bat eskatu zuen jaurlaritzari lider programa barruan eta proiektu hori aurrera eramateko

bi deialdietan eskatu zuen dirua bi mila bederatzigarrena urtean eta bi mila hamargarrena urtean bi fase

ehuneko hogeia suposatzen dute txakolingune horretako eraikinean

eskaera hauek nolabait eman egin ziren onartu egin ziren subentzioak eta

izango zuen baliogatik eman zitzaion dirua esan beharra dut

eta bi mila bederatzian bete direla bai plazoetan bai prozeduretan

denboraz eta era egokian dekretuak eskatzen duen bezala beraz jaurlaritzaren aldetik jarraipena egin da eta egoki bete dira

martxan izango dela hemendik gutxira esan beharra dago turistikoki dagokionez ofizina

bete dira prozedurak eta bete da egin behar zen lan guztia eta beste hainbat

sektoreko langileak eta sektoreko merkataritzak eta martxan jartzeko beraz jaurlaritzaren laguntzen aldetik bete dira betebeharreko guztiak eskerrik asko
eskerrik asko tapia andrea urruzuno jauna zurea da hitza

kontua da txakolinguneak izan dezakeen garrantziaren inguruan egiten den

hori lehendik ere hainbat eta hainbat proiekturekin egin dela eta ikusi izan ditugula proiektu horiek bertan behera gelditzen direla eta beraiei bideratu zaien

ez gertatzea batez ere ikusten dugulako momentu honetan herritarrek

kezkarik handienetakoa dela pixka bat politikarien ustelkeria eta irregulartasunekin lotutakoa urrunera joan gabe atzo eitbk eta

politikoen arteko debate bat jarri zuen mahai gainean debate hori ilustratzeko irudiak politiko batzuenak ematen dira

jauna maneiro jauna quiroga andrea eta kasualitatea baldin bada ere ikusten da alderdi jeltzaleko inork ez dela agertzen irudi horietan

aipatu dudan kasuei jarraiki badaudela kasuak hemen

agertzen den eta uste dugu ez dela inondik inora bidezkoa ustelkeriaz debate bat planteatzen denean alderdi politiko guztiak agertzea baina justu euzko alderdi jeltzalea aparte uztea eta erabat

ustelkeriarekin eta korrupzioarekin oraindik orain momentuz behintzat

edo murgildua ikusi ez denean uste dugu ustelkeriari aurre egin behar zaiola irregulartasunei aurre egin behar zaiola

bere biziko jarrera edo papera jokatu behar du horretan eta uste dugu eitbk guztiz kontrakoa ari dela egiten eta baita ere gobernua sostengatzen duen alderdiarekiko erabat

alderdi horrek irregulartasunetan eta ustelkerian dituen kasuak eta

ezkutatu egin nahi dituela beraz espero dugu txakolingunea ez izatea zerrenda hori loditzera datorren

beste kasu bat eskerrik asko urruzuno jauna
gaia prestatuta ekartzea ona izaten da tapia andrea zurea da hitza

badirudi zuk beste gauza nahastu dituzula jaurlaritzari dagokionez esan dizut

zer eskatu zen eta zer eman zen eta epeak bete dira bi mila bederatzigarrena urtean

eskaintzen dira eta ematen dira ehun eta hiru mila euro jaurlaritzatik eta ciento tres mil horiek dira

jarraitzeko sartzen da leku berdinetik eskaera kasu honetan laurehun eta hamalau mila euro eta ematen dira ehun eta hogeita lau mila euro eta kasu honetan ere zehazki bete da

betetzen da subentzioa emateko helburua eta justifikazioa eskerrik asko tapia andrea

interpelazioa gloria sánchez martín euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina

ebazpenetan arrazoibiderik ez emateari buruz arartekoak euskal enplegu zerbitzuari egindako gomendioei buruz sánchez andrea zurea da hitza

eskerrik asko sánchez andrea erantzuteko aburto jauna zurea da txanda

mahaiburu andrea sailburuok legebiltzarkideok

nada más muchas gracias eskerrik asko aburto jauna

bai mahaiburu andrea compartir señora sánchez

aburto jauna gai zerrendako hamaseigarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina

erantzuteko aburto jauna zurea da hitza señor maneiro no admito

gai zerrendako hamazazpigarren puntua interpelazioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako

arrakastatsuan antolatzeko eusko jaurlaritzaren neurri eta irizpideei buruz barrio jauna zurea da hitza

presidente andrea legebiltzarkideok egun on barrio jauna donostia bi mila hamasei europako kultur hiriburutza

horretarako europako kultur hiriburuen kontrol eta aholku batzordeak donostiara bi mila hamairuko ekainaren hamazazpian egindako bisitaren ondoren egin zituen gomendioei jarraikiz ari da lanean bere deklarazioan proiektuko patronatuko kide diren lau mailetako erakundeetako gobernuei erregutu zien kudeaketa taldeari ken zitzaiola

horrela lantaldea programa artistiko ezin hobea antolatzeari zeharo eman ahal zitezen

oinarri horretatik abiatuta irabazi zuen donostiak lehiaketa eta horregatik proposatu zuen ministerioak bi mila hamaseiko europako kultura hiriburu izateko

ekitaldi kulturala dela gogorarazi zieten herri administrazioei ez politikoa halaber azpimarratu zuten ekimenaren arrakasta neurri handi batean

independente izatearen baitakoa dela así pues

donostia bi mila hamasei europako kultur hiriburutzaren jatorrizko proiektuak bere helburuak beteko direla bermatu nahi du patronatuak helburu nagusiak

europeismoa eta proiektua antolatzen den ardatz guztietan protagonismoa herritarrek izatea bultzatzea hain zuzen eta horretarako proiektu kultural

eta kudeatzeko bere laguntza osoa eskaintzen diot talde teknikoari gaur egun programa kulturala gorpuztuko duten ekintza konkretuak eta proiektuak

martxoaren amaieran zuk esan duzun bezala aurkeztu behar baitio programa patronatuari

eta konkretu bat lehenesandako helburu horien betetze mailaren inguruan

barrio jauna eusko jaurlaritzak une oro berretsi du donostia san sebastían bi mila hamaseiko europako kultura hiriburua

horren ondorioz eta horren froga giza donostia

bere gain hartutako konpromiso ekonomikoak eta bestelakoak berdin betetzeko behar diren neurriak hartu ditu

konpromiso horiek nola nahi ere berriz ere

egin beharreko eginkizuna europako hiriburu izan nahi duen hautagai orok bete beharreko oinarrizko baldintzetako bat da erakundeen erabateko babesa eta sostengoa izatea sostengoak sendoa eta

eta proiektua luzatzen den bitartean irauteko asmoaz eta ikuspegiaz

horretarako proiektua sustatzen eta sozializatzen dagokigun lana eta funtsezko elementuak zaintzaren ingurukoa uztartzeko aukera emango digun oreka bilatuko dugu

hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuak kulturaren alorrean izan duen jokabideari buruz

eskerrik asko presidente andrea eguerdi on consejera

reyes jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den uriarte andreak dauka hitza

en la imagen de ciudad y de país horregatik gobernu honek gogor egiten du lan funtsezko arloetan eragin mediatikoak ez gaitu kezkatzen

kultur eragileengandik eta instituzioetatik ahalik eta hurbilen lan egiten ari gara lankidetza foroak eta instituzioen arteko koordinazioa gauzatzen ditugu

sortzaileak kultur industriak kultur instituzioak kultura bizi egin eta kontsumitzen duen jendera dira edozein kultur politikaren protagonistak

kultura eragileekin elkarte profesionalekin eta instituzioekin gure lana partekatu gabe

kudeaketan foru aldundiekin udalekin eta kasuren batean kultura ministerioarekin batera egiten dugu lan haiekin batera ekin diogu museoen eta gertakari garrantzitsuenen egonkortasuna bermatzeko ahaleginari eta funtsezko kontzentzuak indartu ditugu

donostia bi mila hamaseirako kultur hiriburutik

jotzera partekatzea gainera garrantzi bereziko balorea da gure gobernuan

hezkuntza eta politikaren arteko lankidetzan sakondu dugu eta horrez gain garapen ekonomikoarekin ogasunarekin edo ingurugiroarekin

ezarriko ditugu lehen esan dudanez europa sortzailea horretarako marko egokia da ondare

gure herrialdean kultur edukiak sortu eta ekoizten dituzten eragileen aldeko apustua apustu honek bi alde ditu

eta euskadiko kultur industriei eusteko eta sustatzeko ahalegina bi alderdietan

baliabide ekonomiko publiko eta pribatuen gutxitzea
merkatu globalaren presioa isiltasuna mesedez eta mundu digital baterako transizioa ditugu aurrez aurre

krisi horri eraldatze sakon bat gehitu behar zaio horregatik sortzaile kultur jarduera kultur industriak eta sektore bakoitzeko elkarte profesionalak

antolamendu eta erantzukizun irizpideak aplikatuz etengabe ari gara haiekin harremanetan haien eraginkortasuna areagotze aldera

halaber sormen fabriken aldeko apustua egiten jarraitzen dugu

dokuklik bezalako ekimenak dira gure oinarriak urte eta legealdi hauetan guztietan asko aurreratu dugu ondarea aldagai guztietan digitalizatzeko prozesuan

eskerrik asko uriarte andrea mesedez isiltasuna gai zerrendako hemeretzigarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina

eraikinaren inguruan emandako gomendioaren gainean gobernuak duen irizpideari

uriarte andrea zurea da hitza presidente andrea
barrio jauna donostiako arte ederren eraikinari buruzko eztabaida bizirik dago donostiako hirian hizpide da gaur egun kaleetan eta baita udaletxean ere

argi eta garbi azaldu dugu behin eta berriz gobernuak beti onartu izan du eraikinaren balio kulturala horrela azaldu genion ekainean donostiako udaletxeari

la comisión de cultura horrela eusko jaurlaritza donostiako udalarekin harremanetan dago informazioa

eta une honetan donostiako hirigintza ondarea babesteko plan bereziaren inguruan udalak hartuko duen erabakia ezagutzeko zain gaude

zehaztuko baitu arte ederren eraikinari emango zaion babes maila eskerrik asko uriarte andrea barrio jauna

erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza barrio jauna lehen
adierazi dudanez jaurlaritza honek arte ederren eraikinaren kultur balioak argi eta garbi onartzen ditu

bai balio formalak eta baita eraikuntzari eta hirigintzari begirakoak gure ustez

hala ere eraikinaren kontserbazio egoerari buruzko arrazoizko zalantzak daude izan ere justizia auzitegi nagusiaren ebazpena dago gero auzitegi gorenak berretsi zuena non eraikina

egoera honen aurrean funtsezkoa da hausnarketa lasaia egitea ondorioz jaurlaritza hau harremanetan dago donostiako udalarekin plan bereziaren inguruan

erabaki du gure txostenari eta herritarren eskaerari kasu eginez horiek horrela arte ederren eraikina ehun babes mailarekin katalogatzeko erabakia hartu du

en el inventario general del patrimonio cultural vasco edonola ere etorkizunari begira eraikina behar bezala kontserbatuko dela bermatzeko jarduera plan bati ekin behar zaio plan horren bidez babestu beharreko balore bereziko elementuak definitu eta eraikinaren babesaren eta baimendutako

berrien arteko oreka ezarri beharko da hau izango baita eraikina behar bezala kontserbatuko dela bermatzeko formula bakarra eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako
hogeigarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak

eitbk emandako edukien norabide nazionalistari eta ezker abertzaleak sinatutako ekitaldiei emandako estaldurari buruz maneiro jauna zurea da hitza

gobernu honen iritzia eta eitbren jarrera irmoak dira kazetaritza profesional eta kalitatezkoaren alde hori dela eta komunikazio zerbitzu publikoan funtsezkoak diren alderdiak azpimarratu nahiko nuke

menpekotasunik gabekoa egiteko irizpideetan oinarritzen da eitbren oinarrizko printzipioak gogoratuko ditut eitbk argi eta garbi

informazioa gertakarien kontakizun objektiboan oinarrituko da kazetariaren iritziak sartu gabe

berriemaileek alde batera utzi beharko dituzte euren ideiak eta zaletasun pertsonalak eta nola ez

bai eitbk zuzendaria den maite iturbek eta baita nik neuk ere gobernu hau konprometituta dago eitbren euskarri diren oinarri eta irizpideekin

gai zerrendako hogeitabatgarren puntua galdera xabier isasi balanzategi eh bildu taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina

legezkotasunari buruz isasi jauna zurea da hitza

galdera irakurriko dizut sailburu andrea jaurlaritzak administrazio kontratazio publikoetako burutzean hizkuntza baldintzak legezkoak direla

ote ditu zer egingo du jaurlaritzak araba bizkaia eta gipuzkoako herri administrazio entitatean
konfidantzaz eta lasaitasunez erabil ditzaten eskerrik asko eskerrik asko

uriarte andrea zurea da hitza presidente andrea isasi jauna

gai honen nondik norakoak alde batetik hainbat udalek administrazio kontratuetarako onartu dituzten hizkuntza baldintzak eta bestetik espainiako gobernuaren ordezkaria erabaki horren aurrean dituen zalantzak hasiera beretik argituko dizut

ez didazu hori galdetu eta eta gainera ez dugu erabaki multzo horren eduki zehatza ezagutzen hala ere zure galderaren harira azalduko dizut legediak zer dioen hizkuntza irizpideak finkatzeaz eta zein den eusko jaurlaritzaren iritzia arlo horretan normala denez legediaren barruan eta jaurlaritzak eta legebiltzarrak hartutako erabakien esparruan kokatzen gara beti bezala hau da beti ere kontuan harturik gure antolamendu juridikoak euskara eta gaztelania biak

eta hori administrazio guztiek bermatu dute eta bermatu behar dute arau garrantzitsuen artean bat aipatzera jarrita

dugun lege araua apirilaren hamabosteko

dekretua da bertan euskal autonomia erkidegoko herri administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen da erakunde guztiek bete beharrekoa beraz dekretu horren

erakunde bakoitzak bost urtetik bost urtera nahitaez onartu behar du euskararen erabilera plana horrez gain hau dio artikuluak hitzez hitz kontratazio arloan erabiliko diren neurriak batez ere hirugarren batzuek

harreman zuzena duten zerbitzu publikoak eskaintzen dituztenean dagokion administrazioak berak bete behar lituzkeen antzeko hizkuntza baldintzak berma daitezen dekretuak argi erakusten du kasu honetan egin beharrekoa

eskerrik asko sailburu andrea euskararen erabilera normalizatzeko

zedarritu egiten da autonomia erkidego administrazio orokorreko eta haren erakunde

kontratazio organoek nahitaez sartuko dituzte administrazio kontratuak hizkuntza baldintzak burutzean eta betebehar diren hizkuntza baldintzak hori adierazten da orain artean egin duen bakarra alor honetan izan da gipuzkoako foru aldundia askotan

gipuzkoako foru aldundiak auzi honetan eskatu izan du eskutitz bitartez jaurlaritzaren babesa orain arte lortu ez duena euskara etsaiak baditu

lehen ikusi izan dugu garrantzi munta handikoak ez direnak eta berba jario handikoak baina baditu eduki ere etsai handiak

negoziatu baino egin behar dena argi eta garbi

auzi hau ez da txikia legezkoa da hizkuntza baldintzak

erabiltzea horrela egiten da katalunian eta horrela egiten da hemen eta egin daiteke une honetan bakarrik gipuzkoako udaletan eta administrazio foru aldundian erabili izan da ahalmen hori eta etorri izan da etsai handi horietako bat euskarak duen etsai handi horietako bat eta

nahasten bere garaian galderen bitartez planteatu izan nuen auzi hau eta

izan ez zuela orain galderak egina baitira sailburuak

euskararen normalizazioa guztion ardura da baina bereziki jaurlaritzaren

nik eskatuko nioke jaurlaritzari eta eskatuko niokeen hizkuntza normalizazioaren alde dauden guztiei hizkuntza politika kontzertatua izatea bi euskararen aldeko araubidea betetzea eta betetzen laguntzea eta hiru behingoagatik euskararen etsai amorratu horiei aurre egitea eta esatea euskara guztion hezkuntza dela errespetatu egin behar dela eta

jaurlaritzari eta hori eskatuko niekeen nire euskararen normalizazioaren alde dauden indar guztiei besterik gabe
eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

legearekin batera badira hainbat akordio ere gai honen inguruan adibidez euskara sustatzeko ekintza plana

herri administrazio bakoitzak bere esparruko hizkuntza ofizialen erabilerarako irizpideak finkatuko ditu

jakina denez esep euskararen aholku batzordeak egin eta onartu zuen bi mila hamabiko ekainean eusko jaurlaritzako gobernu kontseiluak onartu zuen eta azkenik eusko legebiltzarrak berretsi egin zuen bi mila hamairuko irailaren hamaikan

esanez legebiltzar honek bere egiten ditu esepen helburu neurri eta ekintzak legebiltzarraren onarpena eaj eta

eta upydren kontrakoarekin gertatu zen dakizuenez isasi jauna eh bilduk

parte hartu bozketan beste alde batetik akordio horretaz aparte zuzentzen dudan sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen den dekretua ere badugu bertan

bi mila hamairu bi mila hamazazpi plangintzaldirako administrazio ezberdinek jaso

urtean hizkuntza politika sailburuordetzaren eskutik euskararen erabilera planetarako irizpideak beti ere mila bederatziehun eta laurogeita hamazazpiko dekretua osorik errespetatuz beraz

elebitasun ofiziala babestea eta bermatzea administrazio guztien erantzukizuna da guztiena mila esker eskerrik asko uriarte andrea
gai zerrendako hogeita bigarrena puntua interpelazioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina osasun sailak euskal osasun zerbitzu publikoko gobernu onaren koderako

muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko darpon jauna zurea da hitza

darpón jauna barrio jauna zurea da hitza

hogeitahirugarren puntua interpelazioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina eroski eta fagorren mendeko finantza ekarpenei buruzko